eskerrik asko legebiltzarburu andrea orain dela zazpi hilabete ganbara honek

zerga politikari buruzko eztabaida edukitzea hirugarren

une honetan zazpi hilabete igaro ondoren politikan

aldaketa batzuk egon dira eta testuingurua ekonomikoki gutxi gora behera antzerakoa izanda

adibidez sozialistak eta jeltzaleak egindako ekonomi sustapenerako akordio hori baita fiskalitatea aldatzeko akordio hori hori gai

ikusten dugu eta orain dela zazpi hilabete moduan

testuinguru batetan kokatzea zerga politikaren eztabaida

testuinguru ekonomiko gogorra latza

erresezioan euskal gizartea bi mila bederatziko lehen hiru hilabetean erresezioan sartu zen handik urtebetera

baina hurrengo urteetan bi mila hamaikako hirugarren

hazkunde ekonomikoak eduki ditugu baina txikiak izan dira ez dira izan nahiko enplegua sortzeko modukoa eta

berriro orduan bi mila hamaikako hiru hilabeteko azken hiru hilabete horretan sartu ginen erresezioan eta hor jarraitzen dugu euskal gizartean gure ekonomiak hor jarraitzen du baina

une honetan aipatzeko moduan diren argitasun batzuk eta baita iluntasun batzuk ere argitasun

aurtengo bigarren hiru hilabetean oraindik ere jaitsiera ekonomiko bat daukagula baina jaitsiera ekonomikoaren

bat suertatu dela erortzen ari gera oraindik baina

horrek erakusten du bai inbertsioan ere badaukagula ikusten den moduan ondare ekipoetan baita inportazio ekipoetan jaitsieraren maila gutxitzen ari dela baita kontsumoa ere nahiz eta jaitsi oraindik

intentsitatea ere desazeleratu egin da alde daukaguna gure barne eskaeran da kanpo eskaeraren

barnean eta balio erantsiaren barne produktuan

eta horri esker gure azken hiru hilabeteko jaitsiera txikiagoa izan da baina egia da ere

europar batasunaren barruan une honetan ekonomia estankatuta daukagu nahiz eta alemaniak igoera handia eduki azken hiru hilabetean ehuneko zero koma bostekoa britainia handiak ehuneko bat inguruan eta frantziak

baina nazioarteko ekonomi orokorrean ere ikusten dira

gatazka indartsu bat sortzen bada zorionez uste dugu ez dela gertatuko baina ez dakigu

ekonomia arloan handitzen ari diren hirugarren arloko estatuak ere bere ehun ekonomikoaren desazelerazioa

eztabaida hor dago sartuta orduan iluntasun horrek ez dakigu nola

zentzu horretan dena dela guk aurten usten dugu gure barne produktu gordinaren jaitsiera ehuneko bat koma bi bat koma bat hor inguruan ibiliko garela ikusiko dugu

edukiko ditugula hazkunde bat edukitzeko hazkundea ehuneko baten inguruan

eta oraindik ere hazkundea ez da nahikoa izango enplegua sortzeko baina ekonomia

baliabideak eta eragin bi ondorioz bata ekonomiaren hazkunde nominala eta bestetik erreforma fiskalen eraginak

urtean testu inguru ekonomiko hau daukagu eta testu inguru ekonomiko honetan zerga politikaren eztabaida

egoera diru bilketaren egoera ikusita hiru foru aldundiak argitaratutako datuen arabera iaz

betetzen ari gara maila horretan gaude albistea ona da bai gure udalek hiru foru aldundiek eta baita eusko jaurlaritzak bere aurrikuspenak betetzen duten neurrian ba defizit

bidean ondo goazela eta gehienbat herritarren itxaropenak eta herritarren hainbat jardun ekonomiko eta sustapen politika udal foru aldundi eta jaurlaritzaren aldetik beno ba beteko ditugulako eta hori

arlo positibo bezala eta baikor moduan gure aurrikuspenak betetzea hemendik urte amaierara ez dugu usten hor

kontseiluaren batzarra urriaren lehenengoko hamabostaldian egingo da bilera hori eta ikusiko dugu aurtengo aurre ekitapena

ekonomiaren hazkundea nominalki eta baita erreforma fiskalaren ondorioz egon al diren

eta bere gai konpetentzialak gehitzea zerga berriak estatuarekin hitzartuz

euskaldunok euskal herritarrok eduki behar dugu gure zerga eta finantza araubidea eguneratuta beharrezkoa dugu horretan sartuta gaude une honetan jakina denez eta aurreko eztabaidan ere aipatu genuen moduan

zergaren hitzarmen eta hitzartze prozesu hori konplexua da gobernu bat ordezkari bezala

horretan eta hor daukagu baliabide batzuk eskuratu behar ditugunak eta horretan gabiltza lanean decía que la adaptación del concierto

eskerrik asko gatzagaetxebarria jauna erantzunen txandara pasatuz euskal talde sozialistaren ordezkaria den pastor jaunak dauka hitza

eskerrik asko berriro legebiltzarburu andrea maneiro jauna

ez badut sentitzen dut legebiltzar honetan gauden legebiltzarkide guztiok daukagu zerbait esateko

egia da gai honetan itun fiskalari dagokionez zure jarrera

itunean agertzen dena benetan urrunduta daudela postura biak zurea

jeltzaleak legebiltzar honetarako hauteskundeak egin zirenean egitasmotik bertatik irakurri

zer esaten genuen bai zerga sistemaren aldaketari buruz eta bai iruzur fiskalari buruz beraz argi esaten genuen

hori izanda aurkeztu ginen hauteskunde kanpainara eta herriak aukeratu duena entzunda hogeita zazpi legebiltzarkide eskumenen esparruan

espainiatik hona ekartzekoak hor ez daukagu

ezelango aukerarik jarrerak aldatu ditugula esan duzu eta hori da guk esan duguna lehenengotatik uste dugu alderdi politiko guztiek aldatu beharko lekiela neurri batean eta zerbaiti uko egin adostasunetara

sarri askotan hemen legebiltzarrean egiten dugun heinean iruzur fiskalaren aurkako

gaudela diozu edo agertu garela orain arte eta

legebiltzar honetan martxoaren hogeita batean eztabaidatutako legez besteko proposamen baten erdibideko zuzenketa gure taldeak sinatu zuena eta

pasa den astean ostegunean hemen eguenean bertan

demokrazia garaiko jaurlaritza doituena agindu genuen eusko jaurlaritzaren egitura ehuneko hogeia txikiagotzeko erabakia

andrea jarrera zerga sistema eredu guztiak ez dutela balio diozu guk uste dugu

eta guztien artean intersekzio horretara heltzeko aukerak

gauza batzuetan ezin izango dugu bat egin baina merezi du ahalegina

bat egiten dugun puntu horretan adostasuna aurkitzeko ez dago bidea egiteko borondaterik diozu eta bai argi diotsut lehen esan dut eta orain berriro bide hori egiteko gure partetik borondate argia dagoela baina egia da

adostu ezer batak ez badu gure dena ezin da beltzez ikusi erabiltzen duzu esan berbak benetan nik

morrontza alderdi interesak ilun arerio ateak itxi nik ez dakit zer modutan nik uste dut hizkera horretan ere aldaketak egotea

begirada horrek adostasunerako pausuak emateko

ez dugu esaten ezer aberastasuna zergari buruz esan dizut zergatik izan den

seriotasunez eta erantzukizun politikoz gaiari heltzen honetan eta beste gai batzuetan

berba egingo da eta ogasun sailburuak bere saileko ildoak aurkezteko

hori aztertuko dela euskadiko herritarrei erabakitzeko eskubidea ukatzen diona

aurrekontuak eztabaidatu diren eta fiskalitatea eztabaidatu diren diskurtso guztiak

garitanorenak bai frankorenak aztertu ipini bilatzailean soberania independentzia erabakitzeko eskubidea eta badakizu zenbat berba aurkezten ditugun zero
behin ez da aipatu egiten baina eskatzen diguzu guri hori aipatzea gorospe andrea amaitzen joan bai gizartea entzun behar da bai entzun behar da

beti entzun dugu eta horregatik ehun eta hemezortzi urte beranduago

nik ez dakit zuok entzun izan duzuen amaitzeko andrea negoziatu gura baduzue eta guk gurea dugu negoziatu

beharrean zaudete euskal ongizate sistema euskal eredua mantendu eta babestu behar dugula uste baduzue behintzat denon artean adostasuna lortu behar dugu askotan entzun zaituegi diskurtsoetan garratz defendatzen hori lehen nahiz eta

adostasun horretan aurkituko gaituzue gure borondatea argia da hemen zaudeten alderdi guztientzat barkatu

andrea mistoa upyd taldearen ordezkaria den maneiro jaunak dauka hitza

eskerrik asko maneiro jauna euskal talde popularraren ordezkaria den damborenea jaunak dauka hitza

damborenea jauna eta amaitzeko eh bildu taldearen ordezkaria den beitialarrangoitia andreak dauka hitza

ez da gainditzen beraz kasu honetan kopia txarra eta ez da kontua suabea

hori ez da arazoa baizik eta noren bizkar jartzen den pisua nola egiten den banaketa badirudi horrelako hitzak erabiltzen direnean gure jarrera gutxietsi egin nahi dela baina kontua da errenta eta bezaren gainean jartzen baldin bada ez garela gauzak ondo egiten ari ez garela gauzak ondo banatzen ari

baizik eta zeinen bizkar jartzen duen benetan zerga bilketa hor dago kontua eta modu berean

baizik eta goian dauden horiek tokatzen zaiena maila handiagoan pagatzearekin gero nahi izatera igo egingo dituzue edo jeitsi denenak baina tramoaren arabera gorago egonda

beste zerbait konturatu nahiz nahiz eta bukaeran elkarrizketarako deia egin duzun esfortzu berezia zureganatzeko ppri eskaini dizkiozula minutu gehien ia gorrian zegoen denbora

eta ulertu dezaket zergatik nahikoa mugitu zarete

gainera oraindik eta gehiago hurbiltzeko eta diozu errespetatu egin behar direla

nahi baldin bada eskubidea ere badaukagu zer pentsatzen dugun esateko errespetutik

bereziki gauza bat dudalako garbi errespetua mundu guztiari zor zaio baina zergetaz ari garenean herritarrak dira errespetua behar dutenak eta latzen pasatzen ari direnak eta hala ere orain ere

gauza horiek egiten ditugunean ahaleginak merezi duela esan duzu noski merezi duela

hainbeste goraipatzen duzuen alderdi guztien arteko maiatzeko erronda horretan mahai gainean jarri genituenetik

izan da orain egun gutxi zuek jada sinatuta ekarri duzuen

eta guk orduan mahai gainean idatziz jarritako proposamenak ez dute erantzunik jaso hori bilera horretan ere gogoratu genuen eta orain ere gogoratu nahi dut eta era berean

kuriosoa da nola ordu erdiko eztabaida edo hitzaldi baten barruan geratu zaren bereziki eusko alderdi jeltzalearen lotsak agerian uzten dituzten hitz horiekin

baina ez zaren hainbeste fijatu hain garrantzitsuak eta hain positiboak diren justizia sozialean berdintasunean burujabetzan niretzat guztiz positiboak diren hitzak eta euskal herria bilduri ere bai

ondare zergak zeuden tokietan kendu ere egin zenituztelako eta erabakitzeko eskubidea harrigarria egiten zait

horietako batean sartzeko begira kontua ez da helena francok eta martin garitanok zenbat aldiz erabili duten erabakitze eskubidea diskurtsoan nik hori zuri ere ez dizut leporatuko kontua da gaur gaurkoz ez martin garitanok eta ez helena francok ez dutela sinatu inolako akordiorik hainbeste lotzen dituena egungo markora ere lotzen dituena eta lotzen dituena hainbeste zuen akordioan dagoen klausula bat bezala hori pseren helburuetako bat

ez denik beste inolako adostasunik egingo bi urtetan ez du horrelako gauzarik esaten hori baino beste gauza bat da edonola ere edonola ere

eta pastor jaunak biek termino bera erabiltzen dutela beraien territorio komun espainia da ez da gurea

eta niretzat bada zerbaiten adierazgarri akaso barneratua dagoen zerbaiten adierazgarri eta benetan eskatzen duzuenean edo esaten duzuenean eskua luzatuak guk ere bai

egitearen inguruan ez dokumentu itxiekin ez dokumentu idatziekin

ez neurri eraginkorrak dakartzan akordioarekin eta gainera itxita dagoen akordio batekin eta

begira predikzioak egiten ari zinela ematen zuen ez dakit eguraldiarenak edo gauzak

galtzeko beharrik ez daukagu baina bestetik behar ditugu agintariak

baizik eta prebizio horiek ondo egin eta gero neurriak ezarriko dituztenak

baizik eta etorri neurriak aplikatu eta ez direla bete esatera etorriko direnak hori da behar dugunak eta hori da faltan bota dugunak pastor jaunak berriz sentido común eskatzen du

non dagoen el sentido común eta non dagoen la inteligencia eta gaur arratsaldeko bozkek erakutsiko dutela nork aldatu dituen posizioak eta zertan aldatu dituen posizioak

duela zazpi hilabete defendatu zuena zen eta gipuzkoan zuekin batera egin duen bidea eta harro defendatzen duen bide hori baino ez da

zuei izan duzuen aldaketa ezkerreko ikuspegia defendatu nahi duen talde bat izanik justifikatzea hemendik kanpo nahiko zaila egiten zaizue eta ari zarete nolabait ere formetan bilatzen benetan bilatzen dugun

bideratutako benetako akordioak mahai gainean jarrita euskal herria bilduk ez du formetan

arazorik izango eta hori badakizue eta gainera zuk egiten diozu zure buruari okerrik handiena zeren esaten duzue zuek legebiltzar honek izan behar duela honetaz irizpideak jartzen dituena eta ez diguzu galdetzen gaur arratsaldean zer bozkatuko dugun galdetzen diguzu zer bozkatuko dugun batzar nagusietan

hala ere jakin dezazun zer egingo dugun batzar nagusietan

eta zerbait bozkatzen baldin bada batzar nagusi horietan zuek eta guk berdin bozkatuko duguna

ez da izango akordio honetan ekarri duzuelako izango da zuek eta guk elkarrekin egina genuelako akordio bat

eta neurri horiek eramango direlako bozkara norbaitek esplikatu beharko du aurrera ateratzen badira neurri horiek zergatik ez diren aurrera atera azkeneko urtebete honetan eta zergatik orain bai

eta defendatuko du orain arte gipuzkoan defendatu duena eta noski nonbaitetik hasi behar dela

gipuzkoan hori ez du inork zalantzan jartzen hori egiten ari ginen

eta gehienbat hor nolabait ere

baina gaur ez nuke bukatu nahi pseri esan gabe zerga sistema

ez zela sortu lópez jauna lehendakaritzara iritsi eta kaxa erdi hutsik ikusi zuenean ez zela orduan hasi

orduan ohartu zinetela benetan itxuraz administrazioak

diru gehiago behar duela eta orduan jarri zineten horretan hamarkada luzetan hemen

urte luzeetan zuek babestu duzuenaren hain justu eusko alderdi jeltzaleak guk daramagun norabidearen kontrakoa zeren guregana hurbildu ez dakit eskubi ezker aurrera o atzera baina

eta azalduko dizut zergatik zuek zaudeten batzuetan han

zergatik ematen dituzuen hainbeste bandazo eta zergatik ez dauzkazuen gauzak garbi begira lehen esan dut eta orain ere garbi utzi nahiko nuke guretzat aberastasuna banatzeko beharra

zerga sistema bat izateko aldarri hori ez delako krisiarekin hasten garai oparoetan ere gehien duenak gehiago ordaindu behar duelako gutxien duen horri zerbitzuen bitartez oreka diezaion eta hori ez da hasten noski krisia dagoenean gehiago erreparatzen zaio baina hori ez da hasten krisiarekin oparotasunean ere

hori da aldea akaso txikia irudituko zaizue niri egia esan

proposamenak mahai gainean egongo dira eta hitzek baino ekintzek gehiago erakusten dutelako orduan ikusiko dugu gauzak eta azkenik gorospe andreari bukatzeko esan nahi nioke ez dakit konturatu zaren baina

guk esperantza daukagu eta hemen txuri beltzean esaten duguna da kalean dagoen errealitate beltza beltza

eta hori hona ekarri gabe ezin gera geratu baina itxaropena daukagu noski baietz eta horren alde lanean jardungo dugu gauzak aldatzearen alde

garbi adieraztea ba txuri beltza izango da baina gu ahaleginduko gara koloreetan egiteko eta zuek bidean gurekin bat egiten baduzue ongi etorriak izango zarete

eskerrik asko eskerrik asko beitialarrangoitia andrea
momentu honetan eten egiten da bilkura hamabost hogeita hamar arte eta ebazpen proposamenak erregistroan sartzeko